osoko bilkurari hasiera emango diot jakinarazten dizuet gai zerrendako bigarren puntua beste baterako utzi dela ekin aurretik

gai zerrendako lehenengo puntua lehenbailehen eztabaidatzeko euzko abertzaleak eta euskal sozialistak talde parlamentarioek egindako

kudeatzeko neurriei buruz aintzat hartzeari buruzko eztabaida eta behin betiko ebazpena

badakizue aldeko txanda eta kontrako txanda bat dagoela aldeko txandan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

mahaiburu andrea lehendakari sailburuok legebiltzarkideok egun on guztioi

nire bizitza parlamentarioan defendatzea egokituko zaidan lege guztien artetik ziur nago hau dela aplikatu behar ez izatea gustatuko litzaidakeen bakarra

eta ez erabilgarria ez delako eta ez tresna juridiko ona ez delako

onena denboratarte labur batean covid hemeretziaren pandemia desagertzea eta lege hau alferrikakoa izatea

aho batezko erantzukizun sozialarena txertaketa unibertsalarena edo ez dakit mirari bat gertatzen delako

covid hemeretziaren aurka borrokatzea birusak guztiok kontsumi ez gaitzan saiatzea ez dago soilik osasun sistema sendo bat izatearen mende sistema hori daukagu

funtsean harreman sozialak murriztu ahal izatearen mende dago egia zientifiko frogatua baita harreman

lege proiektu hau eskaintzen dugu lehenbailehen eztabaidatzeko eta guztion artean testu bat adosteko testu horretan

denok eroso egongo gara ondorioarekin jakinik guztion artean adostasuna helarazi diogula

eskerrik asko tellería jauna aurkako txandan nork parte hartu nahi du

eskerrik asko martínez andrea euskal talde popular ciudadanos taldearen ordezkaria gordillo jauna zurea da hitza

eskerrik asko rico jauna duplikan mistoa martínez andrea zurea da hitza

euskal talde popular ciudadanos taldearen ordezkaria gordillo jauna zurea da hitza

amaitu da eta bozketara jarriko dugu lege proposamena aintzat hartzen den ala ez bozkatu dezakegu

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamabost eman dugu bozka berrogeita bat boto alde zazpi contra hogeita zazpi abstentzio beraz

lege proposamena jarraian boto azalpenaren txandara joango gara elkarrekin podemos ezker anitza gorrotxategi andrea zurea da hitza

eskerrik asko mahaiburu andrea egun on danoi bueno gaur apirilak hogeita bat

murgilduta eta gaur egun honetan hasiko gara pandemiaren kontrako legea aintzat hartzearen eztabaida hau

guk badakigu pandemiari aurre egitea ez dela gauza erraza pandemiari aurre egiteko gobernu lana

horretan eta horregatik horregatik baita uste dugu kudeaketa egin ahal izateko instrumentuak behar ditugula instrumentu juridikoak baita ere hau da euskadin uste dugu pandemiaren kontrako lege bat behar dugula eta zentzu horretan gure oposizioa

falta dira aldiz fijatzen baldin bagara zigorren arloan oso luze tratatzen dira regula el castigo de manera

no soluciona prácticamente nada guk proposamen konkretuak dauzkagu

lege honi egiteko guk lan egin dugu eta proposamenak dauzkagu gainera uste dugu proposamen horiek legea

egingo dutela eta horregatik guk nahi dugu legearen inguruko eztabaida bat ematea nahi dugulako gure proposamenak bertan txertatuta egotea

egoera oso larri baten aurrean gaudela ezin ukatuko dugu

honela erakusten digutelako eta neurriek izan behar dute tamainakoak ulergarriak unean uneko ebidentzia zientifikoari lotuak eta batez ere eraginkorrak

iraunkor eta funtzional bat eratzeko eta orain zuen kudeaketaren metafora gisara

madrilen baimenaren eta erabakien menpekoa delako erabat ez da hemen erabakiko horrexe entzun dugu politikoki juridikoki

inpotentzia politiko ikaragarri baten isla da espainiaren menpekotasunak sortzen duen inpotentziaren isla espainiako alarma egoeraren amaierak sor lezakeen egoeraren aurrean gobernuari sortzen zaion bertigoaren isla eta inpotentzia horren aurrean badago errezeta bat eta hori da burujabetza

ikuspuntu juridikotik buelta bat eman zaio burujabetza falta horri baina horretan ere beldur naiz ez dela asmatu oro har ikuspuntu juridikotik

espainiako konstituzionalaren beldur egindako legea eta ez dakit

handi bat iragazte ez ote duen nahita edo nahigabe baina gatozen

osakidetza indartzea lehen arreta batez ere osasun publikoa indartzea hemen kasuen erdiak baino gehiago ez dakigu nondik datozen ez da aipatzen bariante berriak bilatzeko beharra eta abar luze bat

nabarmenez gain oso deigarria da ez dela kalte ekonomikoak kalte sozialak leuntzeko neurririk ere agertzen y esta ley no puede aprobarse sin

a los sectores afectados beste gabezia bat udalak pandemiaren lehen lerroan buru belarri aritu direnak hitzik eta ekimenik gabe uzten ditu eskuak loturik baina gauza bat bai ageri da legean

edozein kasutan guk abstentziora jo dugu ikusi duzue lege honen tramitazioan jendea babestu eta zaintzeko instrumentu burujabeak behar ditugulako

prest gaudelako aditu eta arituak entzungo ditugu lege honen tramitazioan haien ekarpenak jaso proposamen hau zuzendu eta norabide egokian kokatzeko eta legearen bueltan eragile eta aditu desberdinen arteko kontsentsuak eraikitzeko burujabea eraldatzailea helmen handikoa

eraginkorra izango den lege baten eraikitze bidean topatuko gaituzue argi eta garbi zuen esku dago orain arte bezala marko

ezarri edo ez ezartzea eta zuen esku pandemiak kudeatzeko estrategia orain arte izan den ez bezalakoa izatea eta horretan ere zuzenketa bat
eskerrik asko eskerrik asko iriarte andrea gai zerrendako hirugarren puntua eh bildu talde parlamentarioak egindako legez besteko proposamena euskal autonomia erkidegoan pandemiari

ebazpena talde proposatzailearen txanda eh bildu taldearen ordezkaria den ubera andreak dauka hitza ekimena aurkeztu eta defendatzeko

egun on guztioi jarraitzen dugu pandemiarekin pandemiaren inguruan hitz egiten

guztion buruetan eta guztion kezketan dagoen gaia delako inoiz baino gehiago baina nire hitzartzearekin hasi aurretik

izan nahi ditut enplegu publikoaren defentsan egonkortasunaren defentsan iruzurrean oinarritutako kontratazio ereduaren aurka greba egin duten kalera irten diren eta mobilizatzen ari diren langileak eta bereziki ere gogoan izan nahi ditut laugarren bosgarren

aurre egitera lan zama eta etengabeko

osakidetzako langile guzti guztiak

orain dagoen lan zamari lan kargari eusteko baina

horri guzti horri aurre egiten nortzuei ari zaie etengabe opor baimenak ukatzen nortzuk ari dira hamalau hilabete luzez gabe tentsioan nortzuk gobernuak harturiko estrategia okerra nortzuk ordaintzen dute edo

zer ondorio ekartzen digu gaurko proposamena adierazle jagoleen inguruan da eta bereziki horren inguruan hitz egin nahi dugu

indicadores centinela pandemiak erpin asko ditu erpin asko ditu eta erpin bakoitzaren lanketa egitea

asko hitz egin dugu baldin eta sendotasunez eta eraginkortasunez nahi baldin badugu pandemiari aurre egin eta zentzu horretan

onak izatea eta eremu estrategikoetan identifikatzea eta kokatzea ezinbestekoa da honekin ez dugu esan nahi osasun sailak

behintzat abendutik gai honetan indarra egiten hasi ginenetik jaurlaritza mugitzen hasi zen eta egia da

baina pentsatzen dugu adierazle jagoletan eta hauek identifikatzeko eremuetan sakondu beharra dagoela baldin eta birusari aurrea hartu nahi badiogu

etor daitezkeen eskenatokiak aurreikusteaz gain

eta prebentzio neurriekin non eta nola jokatu behar dugun hobeto zehazteko birusaren aldaera desberdinek alarma

osasun egoera eta balizko bilakaeraren inguruan baita txertaketa kanpainan ere izan dezaketen balizko eraginagatik ere eta ikusten ari gara gurean zer gertatu den aldaera britainiarrarekin orain dela ez hainbeste esaten zitzaigun apenas ez zegoela eta lasai egoteko baina orain jada gure anduia bilakatu da

eta bestean ere osasun sailburuari egin genion galderaren ondoren

eta horrela jarraituz gero auskalo zenbat izango

dela baina aipatu ditugun aldaerak ikusten ari gara pandemiaren bilakaeran izaten ari diren pisua beraz pentsatzen dugu garrantzi handia eman behar zaiola pcr laginen sekuentziazioari

jarraipenari eta ahalik eta gehien sekuentziatu behar dela garrantzitsua da eta abendutik behintzat zerbaitetan ari gara baina horretarako azpiegiturak behar ditugu azpiegiturak behar ditugu apustu bat egin behar da

osakidetzako laborategiak indartu behar dira eta ikerketa zentroekin elkarlana egunerokoa izan behar da eta egituratua izan behar da

gripearekin eta beste hainbat laginekin baina madrilera bidaltzen ziren eta hemen ikerketa zentrotik ere bazegoen eskari bat azpiegitura

eta ez zen egin eta ikusi orain beraz iruditzen zait helburua iraunkorra izan behar dela eta luzera begirakoa izan behar dela eta hemen inbertitu egin behar dela eta garrantzitsua da osasun gure ustetan eremuren batzuk identifikatzea eta zalantzarik gabe osasun eremua identifikatu beharra dago kontuan hartu beharra dago osasun langileen artean eta osasun langileen

familia eta harremanak hortik datu asko jaso genitzake eta gainera egoera desberdinetako datuak izango ditugu adibidez orain txertoa hartuta dute gehienak behintzat hala nahi izan dutenak

osakidetzan lanean ari direnen laginak

aldaera guztiekin lanean beraz pentsatzen dugu

eta ikertu beharreko eremu garrantzitsua dela aldi berean datu asko asko emango dizkigulako eta osasun profesionalen artean ere

adibidez eremu funtsezko bat izan daiteke zainketa intentsiboetako eremua bertara iristen dira larrien dauden gaixoak eta bertakoen

emango dizkigu hortik gero ikerketa eginez tratamenduei aurre egiteko edota bestelako hainbat gauzetarako beharrezkoak

beste eremu bat jasotzen genuen proposamenean ikastetxeena zen pentsatzen dugu eta hau askotan aipatu dugu eremu estrategiko bat dela

bertan baheketak egitea helburu baten baitan kronograma baten

lagundu dezake eremu zabalago bat kontrolatua izatea

ikusi zen aldera britainiarrarekin bilakaera zein izan zen

intzidentziak adinka aldatzen beraz pentsatzen dugu ikastetxeen eremua ere garrantzitsua dela lagin horiek errutinaz

orain arte aztertzen eta

apustu bat egiteko adierazle onak izateko eta eremu estrategikoak identifikatzeko ikerketan sakontzeko baliabideekin

eta ez orain pandemiatik kanpo ere guztiok guztiok hitz egiten dugu ikerketaz asko baina klaro gero nola epe motzera ez dituen emaitzak ematen inbertitzen da inbertitzen dena ikerketan

zoritxarrez eta beharrezkoa dugu

tratamenduak bilatzeko prebentzioan sakontzeko bideak ireki ahal izateko eta horixe da gaurkoan ekarri dugun

inportantea eta lehen esandakoa berriro errepikatu nahi dut honekin bakarrik ez da nahikoa erpin guztiak

dugun bezala eta batzordeetan aipatu dugun bezala guztiok gainera gai oso konplexua da eta erpin guztiak hartu behar dira

baina horretarako inbertitu behar da inbertitu behar da eta ezin da jokatu aurrekontuak ez desorekatzera edo okerragoa dena

pandemia batean gutxi inbertitzen duen gobernuak

zalantzarik gabe ikerketa taldeak sendotu behar dira ekipoak areagotu behar dira

gaude gauden bezala trazabilitatean ere hobetu beharra dago

orain ikusten dugu batzuetan zero koma bostean hobetzen dugu baina berriro

ez gara gai benetan sakontzeko eta trazabilitatean hobetzeko funtzionatu ez duten arakatze protokoloak birdefinitu behar dira zer ikusten da ikusten da eta hori datu objektiboa da

ez da nahikoa gomendioekin eta hemen ez dugu egin pauso eta jauzi kualitatibo bat dagoeneko espazio itxien garrantzia mundu guztiak ebidentzia zientifiko guztiak azpimarratzen duenean eta argi geratu denean

aztarnari ekipoak sendotu behar dira maila batetik bestera pasatzerakoan hau da hor ditugu intzidentzia tasa batzuk

baina hor zenbaki txikiagoetara pasatu behar gara ezin dugu jarraitu ditugun intzidentzia tasa kronifikatu eta larriak normalizatzen

beste buelta bat eman beharko genioke herritarrak informatu behar dira atzo ere esaten nuen batzordean ez da berdina informatzea publizitatea egitea ez da berdina bi gauza oso diferenteak dira eta herritarrak informatu behar dira eta bidelagunak eta agente inplikatuak eta aktiboak bilakatu behar ditugu ez dakit agian

goazen ostalariak eta merkatariak eta gure konplize bilakatzera goazen zeregintxo bat ematera beraiei ere goazen hor jokatzera herritarrak ahalduntzera eta agenteak ahalduntzera

adinekoak ezin ditugu preso izan ezin diegu beraien askatasuna mugatzen jarraitu gainera espazio irekietan beti

asko hobetu dugu orain guztiak daudenean txertatuta beraiei ere oraindik ere beraiek dira neurri zorrotzenak dituztenak

ematera eta ospitaleetako antolaketa funtzionamenduak bateratu behar dira oraindik ere ikusten ari gara adibidez huako ziuetan eta donostiako ziuetan irizpide berdinak ez daude donostian ziun dauden gaixoak hemen araban ez daude ziun plantan daude

antolakuntza irizpideak eta abar eta gero

eta gure profesionalak gure profesionalak zaindu behar ditugu kontratuak izan behar dira egonkorrak luzeak begira donostiako ziuko

eta oraindik ez dakite beraiekin zer gertatuko den atzo egon nintzen hitz egiten profesional batekin cadizera joan behar izan du nola da posible hori

profesionalen izugarrizko gabezia daukagu eta guk zer eskaintzen diegu zer egiten dugu benetan gurekin geratzeko

gaurkoan ekarri dugun proposamena hor duzue irakurtzeko eta langileen kontratazioarekin eta langileen baldintzekin bukatu nahi nuen hasi naizen bezala funtsezkoak direlako esan dudan bezala erraza da esatea osakidetzak gaitasuna dauka lan karga guztiari aurre egiteko baina nortzuk egiten dute

zenbat denbora eduki behar ditugu horrela zer eskaintzen diegu iruditzen zait

gure buruari galderak ahalik eta erantzun egokienak emateko denon artean

proposamen hau ekarri eta ez edukitzea elkarlanerako espazio bat inoiz baino gehiago

eztabaida gogorrak izanda ze azkenean hau kontrolerako espazio bat delako ere gero iruditzen zait umekeriatan baino bisio askoz ere zabalagoa izan beharko genukeela eta eskuzabaltasun handiagoarekin jokatu beharko genukeela guztiok

baizik eta guztion osasuna jokoan dagoelako lankide batek esaten zidan hau azkenean

guztiok gaude hor bonboan guztiok gu ere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

eskerrik asko presidente andrea sailburuok egun on guztioi

pandemiari buruzko eztabaidan gaude

astero hitz egiten dugu gai honi buruz bereziki atzo ere

zehatza eduki genuen astero bezalaxe sailburuaren agerraldia eta gaur ekimen bat

dugu denok dakigunez egoera oso larria da eta

oso handia da eta intzidentzia tasa

dago ospitaleen egoera ere esan dezakegu oso larria dela egon diren dauden pertsonekin eta berezietan ucietan sartzen diren eta momentu honetan dauden ehun eta berrogeita hemezortzi pertsona guk uste dugu gobernu honek eta hainbat alditan errepikatu dugu gauzak egin behar duen bezala egiten eta bereziki momentu honetan

denean gobernuak mezu zehatzak bideratu behar dituela eta momentu honetan kontrakoa egiten ari dela eta batzuetan ikusten ari garen bezala irizpideak aldatzen direla eta jendea dagoen

egoera gero eta hobetu beharrean azkenean ematen du okerrago dagoela baina deskonfiantza hori ere nabaria dela eta gobernuak egiten duenarekin konfiantza

nik uste dut beharrezkoa dela eta horrela aipatu nuen aurreko ostiralean nire interpelazioa zuzendu nionean osasun sailburuari ezinbestekoa zela jakitea zeintzuk diren arrazoiak

honetan gainera kontuan izanik martxan jarri diren neurriak oso gogorrak direla eta bereziki

eta gobernu honek hausnarketa sakona eta zehatza oraindik gure ustez ez du egin

proposamenarekin beste batzuk bai eta uste dut momentu honetan beharrezkoak direla euzko alderdi jeltzaleak eta alderdi sozialistak aurkeztu duten proposamenak bueno ba gehiegirik ez du esaten jarraitzea egiten ari garenarekin oso ondo

ez dugu emango abstentzioa emango dugu eta baita ere eh bilduk aurkeztutako proposamenari besterik

eskerrik asko tellería jauna zuzenketarik aurkeztu ez duten taldeen txandara pasatuz mistoa martínez andrea zurea da hitza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

besterik ez eskerrik asko eskerrik asko hernández jauna

tellería jauna ez noa baloratzera gure ekimenen inguruan egiten dituzuen balorazio politiko eta ez teknikoak eta mespretxua ulertzen dugu gure lana dela ikusten ditugun gauzak hobetu daitezkeenak edo beste era batetara

proposatzea egiten den bezala ganbera honetan gai guztien inguruan ekonomia hezkuntza garraioa fiskalitatea zenbat gai eta horiek ez dira horiek politikoak dira teknikoak dira

zergatik tematzen zarete osasungintzan ekartzen ditugun gaiak ez direla politikoak eta teknikoak direla eta ezin direla eztabaidatu

zer desberdintasun dago eta eskertuko nuke bigarren txandan hori azalduko bazenigute gai hauen inguruan eta beste gai batzuen inguruan

gobernua mugitzen hasten da norabide horretan agian ez gara hain urrun egongo

ikasteko gaude egunero ikasten da zerbait eta gainera bizitza hori da etengabeko ikasketa eta lezio guztiak ongi

gaur ere gehiago ikasi dugu eta nahi duzunean kongresu hori antolatzen dugu interesgarria izan daiteke eta hor ere denok gehiago ikasi ahalko dugu eta

politika publikoetan proposamen sendoagoak eta eraginkorragoak egiteko ze guztiok hemen horretarako gaude guztiok gure lana horixe delako eta gustatuko litzaidake ere jakitea pandemia osoan zehar pandemia osoan zehar gobernuak

adituen gomendio eta irizpide teknikoetan zenbat

irizpide politikoetan oinarrituta gustatuko litzaidake jakitea gustatuko litzaidake jakitea gobernu honek

kontseilukoei zenbat kasu egin dien beraiek ezarritako irizpide teknikoei

jarraitzen dut gero hainbat hausnarketa egin dira ere deskonfiantzaren eta konfiantzaren

gai honen inguruan hausnartzea eta pentsatzen dut guztiok hausnartu beharko genukeela

irudi ematen ari garen eta herritarrekiko pandemiak zenbat urrundu gaituen eta hau ez da gobernuaren kontra etorriko den gauza bat bakarrik zeren momentu honetan

gero eta deskonfiantza gehiago dago herritarrek ez alderdiekiko erakundeekiko eta horrek ondorioak ekarriko ditu baina galtzaile ez da izango gobernua

beraz pentsatzen dut hausnarketa hau ere egin beharko litzatekeela eta interesgarria izango litzatekeela hemen ditugun funtzionatzeko jokatzeko eta lan egiteko

eta ikasteko asko dugula gero aipatu da ere osasun publikoaren indartzea osasun publikoaz ari garenean osasun publikoko zuzendaritzaz beti hor egon da hiru lau maila batean eta ordaindu dugu pandemian

indartu beharrean ere oraindik ere mantentzen dugu orain arte izan duen tokian eta orain arte izan duen pisuarekin eta iruditzen zaigu horri ere

ditugu eta jarraitu beharko genuke eta gure partetik txanda honetan besterik ez
eskerrik asko eskerrik asko ubera andrea euskal talde popular ciudadanos taldearen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

eskerrik asko tellería jauna mistoa martínez andreak ez du hitzik hartu behar

eztabaida amaituta bozketara jarriko dugu eh bildu taldearen legez besteko proposamenaren jatorrizko testua

euskal talde popular ciudadanos taldearen osoko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

ez da onartu eta azkenik euzko abertzaleak euskal sozialistak aurkeztu duten osoko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamabost eman dugu bozka berrogeita bat boto alde

euskadin enplegu publikoaren behin behinekotasuna murrizteari buruz

elkarrekin podemos ezker anitza taldeko ordezkaria den hernández jaunak dauka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

eh bildu taldearen ordezkaria rodriguez jauna zurea da hitza

egun on guztioi lehenik eta behin tribuna honetatik euskal herria bildutik gure elkartasuna adierazi nahi diegu gaur greban dauden

administrazioko langile guztiei are gehiago elkartasuna adierazteaz gain gure esker ona ere

guztiei zerbitzu publikoak defendatzeagatik azken finean gaurko grebaren gakoa horretan datza zerbitzu publikoen defentsan aldarrikapen hau ez da berria

garai hauetan askoz beharrezkoagoa suertatzen da aldarrikapena behin eta berriro esan dugu pandemiak agerian utzi duela ezinbestean gizarte batek herri batek zerbitzu publiko indartsuak

zerbitzu publiko indartsuak osasunean hezkuntzan zaintzan eta abar luze bat kalitatezko zerbitzu publiko indartsuak ezinbestekoak dira esan dudanez gizartean eta

herritar ororen beharrei erantzun ahal izateko baina ezin dugu ahaztu eta hori da gaurko grebak gogoratzen

zerbitzu publiko indartsu eta sendoa kalitatezko enplegu publikoan oinarritu behar direla ezinbestean baina ez

enplegu publikoa eta ez dira egun ditugun zerbitzu publikoak

datu askorik emango gaurko grebak salatzen duen egoera hain da larria gobernuak berak onartzen baitu hau da

ezkutatu europako zein barne epaitegiek behin baino gehiagotan aitortu dute administrazio publikoan ematen den behin behinekotasuna

abusuzko edota iruzurrean egindako kontratazioa dela hau da behin behineko kontratazioa erabiltzen da

lehen esan dudan moduan datu askorik ez baina argazki bat egungo zerbitzu publikoena europar batasunean langileen ehuneko hogei langile publikoak diren bitartean erkidegoan bakarrik ehuneko hamabi administrazio publikoan

lau behin behineko langileak dira administrazio publiko osoan guztira

kontratazioarekin lanean ari dira eaen eaen

duela hiru hilabete aurkeztu genuen interpelazioan esan genuen administrazio publikoa enpresa pribatuaren aurrean eredugarri izan beharrean kontrakoa egin du hau da ikusi dugunez egin behar ez denaren eredua da azkeneko administrazio orokorrean azkeneko enplegu eskaintza publikoa urtean egin zen heziketa berezian bi mila hamabostean eta

arloan bi mila batean beraz ardurak ez daude langileengan langile

ukatu egin zaie enplegua egonkortzeko aukera

gai honetan ere emakumeak dira ikusi dugunez eta horregatik arazo honi eman behar zaion irtenbidea genero ikuspegitik ere aztertu beharko da

zuzenketan irtenbideetan zentratu nahi izan dugu funtsezkoa da enplegu publikoan dugun arazorik handienari elkarrizketa eta negoziazioaren bidez aurre egitea

negoziazio kolektiboa izatea tresna nagusia bigarren gakoa

ez izatea enplegua egonkortzeko ezohiko prozesuak

beharrak eta egungo kontratazio eredua berraztertzea ekiditeko orain dugun egoera berriro gerta ez dadin es decir garantías de no repetición

gobernuari eskatzea errespetatzeko gure esparruan

eskerrik asko rodríguez jauna euskal sozialistak gallástegui andrea zurea da hitza

sailburu sailburuak legebiltzarkideok jaun andreok egun on guztioi elkarrekin podemosek ekarritako mozioa aztertzen dugu euskadiko enplegu publikoaren behin behinekotasuna jaisteari buruzkoa eta deitutako grebaren euskadiko sektore publikoan deitutako grebaren eguna aprobetxatuz eta sektore publiko osoan ez bakarrik eusko jaurlaritzan y respetando el derecho

askotan esan dugu helburua partekatzen dugula hau da

gauza izango da hori nola lortu eta agian nor egon daiteke ezberdintasuna baina helburua beti esan dugu partekatzen dugula

besterik gabe eskerrik asko eskerrik asko larrauri andrea zuzenketarik aurkeztu ez duen taldearen txanda mistoa

mila esker lehendakari andrea cuatro apuntes

eta bueno lehendakari andrea zure baimenarekin

aurrera eramateko euskal herriko unibertsitateko beka bat eskuratu nuen tamalez legebiltzarkide izaten jarraitzearekin bateraezina da

gardelek abestu bazigun hogei urte ez zirela ezer bi urte are gutxiago dira ez

agurrak gustatu zer esan horrelako momentu batean ia beti izaten da norbait norberak bere sentimenduak baino hobeto adierazten dituena nire kasuan gaur

jauna eta zorte on zure ibilbide berri horretan euskal sozialistak gallástegui andrea zurea da hitza

gallástegui andrea euzko abertzaleak taldearen ordezkaria larrauri andrea zurea da hitza

eskerrik asko eskerrik asko larrauri andrea mistoak ez du hitzik hartu behar beraz
amaituta bozketara jarriko dugu elkarrekin podemos ezker anitza eta eh bildu taldeak sinatu duten erdibideko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

beraz onartuta geratu da erdibideko zuzenketa gai zerrendako bosgarren puntua mozioa iker casanova alonso eh bildu taldeko legebiltzarkideak aurkeztua la naval ontziolaren eta bere lursailen etorkizuneko erabilpen

eta behin betiko ebazpena talde proposatzailearen txanda eh bildu taldearen ordezkaria den casanova jaunak dauka hitza ekimena aurkeztu eta defendatzeko

esalditxo bat gure taldekide eta hala ere laguna ander rodriguez agurtzeko talde guztiaren izenean onena

hori berak ondo ulertuko du gaur egia da pentsatzen nuen puntu honetan egun gazi gozoa

eta egia da zorionez eta lortutako akordioari esker uste dut goxotasuna gailendu dela eta gaur

mozio honi dagokionez uste dut aurrerapauso bat ematea lortu dugula eta hori zoriontzeko

baina dudarik gabe gaurko elementurik inportanteena ez da izango atzera

gazi gozoa izango da gaurkoa pentsatzen nuen mingotsa izango zela egia esan pentsatzen nuen mingotsa izango zela zentratuko ginela bakarrik gertatutakoaz kritiketan

eskatzean baina esan dudan moduan aurrera begira egiteko aukera ere izango dugu baina horrek ez du kentzen nolabaiteko balantze egiteko unea izatea gaur egun tristea bada neurri batean legebiltzar honetan azken aldiz

idazten ari gara gaur tristea da mende bateko historia amaitu delako eta historia handi horren atzean

euskal ontzigintzaren historiaren kapitulu atal

milaka historia txiki ere desagertuko dira hortik pasatutako

eta bereziki azken fasean kaleratutakoak ehunka langile eta baita ere beste ehunka azpikontratetan eta inguruetako enpresetan tristea da

desagertzea eta tristea da berarekin batera enpleguekin batera ere desagertzen direla ezagupenak

desagertzen dela ere ondare kultural eta industrial inmateriala

badaukala gaurko saioa akordio on bat lortzeko eta burura datorkit esaldi hori

la navalen amaiera izan daiteke beste egitasmo industrialen hasiera eta

eguzki industrial berri bat atera daiteke ere ezkerraldean aipatuko dut eta uste dut momentu honetan eta lehen aipatu den moduan agian bada azkenaldian la navalen inguruan hemen eztabaidatzen dugula aipatu behar da

eta ez dugu egiten eta are gutxiago lortutako akordioaren ondoren mendeku gosetik baizik eta politikan uste dudalako praktika onak aletzen gordetzen

bereziki ez errepikatzeko la naval enpresa gure ustez itxi zen bi arrazoiengatik alde batetik zuzendaritza kudeaketa eskasa txarra desegokia garatu

la naval ontzia itxi egin zen edo krisian sartu zen lana zeukanean lan handia zeukanean egia da sektore konplexua dela ontzigintza

nahiko konplexua den errealitate bat kudeatzeko beharra baina esan behar dugu tristea dela

lana daukanean lan horiek kudeatzen ez jakiteagatik

izan dituela baina beste aldetik eta ikuspuntu politiko batetik ere azpimarratu behar dugu gure ustez jaurlaritzaren papera afera honetan

ekidin gezakeena eta ekiditu behar genuen ez da itxaropena egon ere momentu honetan behar genuen la naval ixtea sektorea ondo dagoelako eta azken asteotan prentsan ere irakurri izan dugu nola ontzigintza euskal ontzigintza aurrera doa nola lana dagoen nola sektore eta behar berriak asetu behar dira ontzigintzaren sektoretik eta pentsatzen dugu

jarduera berriak ere iragartzen ari dira esparru horretan aktibitateak garatzeko badaude enpresa ezberdinak

jarraipena emateko eta pentsatzen dugu horrek erakusten duela hain zuzen ere bideragarria zela hor la naval enpresa moduan jarraitzea ze gerta daiteke etorkizunean beste jarduera industrialak egotea baina pentsatzen dugu era ez traumatiko batean la navalen

alde batetik orain dauzkagun arazoak lurraren jabegoari dagokionez eta beste aldetik ehunka edo milaka langileentzat suposatu duen itxiera

eta momentu honetan aipatu nahi dut interpelazioan ere egin dut egin nuen baina orain errepikatu nahi dut langileen aldeko mezu bat

erosi ditu euskal herriko lurralde industrial onenetariko batzuk

portuaren ondoan aireportuaren ondoan trenbidea barruraino daukan instalazio autopistetan ondoan eta abar eta abar beraiek bai jakin izan dutela baloratzen beraiek izan dira azkarrenak oferta on bat egiten eta orain beraiena da enpresa logistikoa da eta bere lehenengo erantzuna edo lehenengo eskaintza izan da arlo logistikoko

baina uste dugu enpresa jabe berriaren izaera logistiko horrek oztopatzen duela baina ez du ezinezkoa bihurtzen jarduera industriala mantentzea uste dugu gaur gaurkoz jarduera industriala mantentzea da lehenengo aukera

hirigintza araudiak horrela esaten duelako eta gizarte honetan uste dut eta gaur islatuko da berriro

akordio baten bidez euskal gizarteak nahi duelako eta behar dituelako lur horiek jarduera industrialarekin egia da gaur

hobea izango zen enpresa industrialek zuzenean lurra erostea edo jaurlaritzak berak erostea eta gero enpresa industrialen mesedetara jarri baina bat aurreratu zaigu

eta norabide horretan norabide horretan datorkigu gaur aurkeztu edo

akordioa eta orain akordio horren elementu nagusiak aletuko ditut

ezartzea eta hori behin eta berriro esaten dugunez ez da soilik ezkerraldeko historia industrialarekiko nolabaiteko

ondorioa baizik eta jakin badakigu industriak ekarpen kualitatibo eta kuantitatiboa egiten diola ekonomia eta industria oinarri ekonomiko sendoagoak jartzen dituelako badakigu gainera proiektu batzuk badaudela publikoa da eta batzuk ere zehaztu dituzte komunikabideetan adibidez

nahiko duina aurkeztu du planteatzen du ontzigintzarekin jarraitzea planteatzen du

lotutako gauzak planteatzen du elektrolizadorea hidrogeno berdea eta abar oso proiektu txukuna iruditzen zaigu ez daukagu inolako harremanik enpresa horrekin badago beste enpresa bat marina meridional

hau bezain ona edo hobea bere proiektua izatea gu ez gara inorekin ezkontzen baina pentsatzen dugu aukerak egon badaude eta aukera horiek bultzatu egin behar direla ahaztu gabe ontzigintzarekin lotuta ere sektoreak badauka bere erronka propioa isurketekin lotuta sektore honetan trantsizio energetiko propioa egon behar dela ba negutegi efektuko gasen sortzaile nagusietakoa dela gaur gaurkoz eta

hortik ere abiatu daiteke etorkizuneko apustuak egiteko industria nahi dugu hor esan dugu oso toki ona beti inmobiliarien munduan esaten da zerbait edo propietate baten baloreen inguruan kontutan hartu behar dena kokapena kokapena eta kokapena dela bada hor kokapena oso ona da eta gainera

beraz industriaren aldeko apustua berretsiko dugu eta parlamentu honek ordezkatzen duena mahai gainean jarriko dugu eragile guztiei eskatzeko industria jarduera hori

baina badaude beste bi elementu inkorporatu direnak eh bilduren proposamenean eta uste dut entitate propioa daukala eta merezi duela ere azpimarratzea horren balioa jakinda gainera

bere oniritzia eman dutela eta behintzat ateak irekitzen direla egitasmo hauek aurrera eramateko lehenengoa ondare industrialarekin lotuta dago atzo legebiltzar honetan altos hornoseko labe garaia

neurriak aprobatu genituen gaur ondare arloan ere beste ekarpen inportante bat egingo dela uste dut badakit jakin badakit jaurlaritza horren atzean bazebilela

erabakirik gaur legebiltzarrak aginduko du edo gobernuari eskatuko dio garabiak babesteko eta beste ondare industrialak babesteko urratsak eman ditzan eta

jar dezan horregatik uste dugu inportantea dela behin eta berriro azpimarratu dugunez gure ondare industrialaren mantentzea ez dela soilik memoriaren tresna bat ez da soilik atzera begiratzen duen jarduera bat baizik eta ezkerraldearen kasuan

kultura industriala etorkizunari begira ere proiektatu behar du eta izan ginen gizarte industrialetik pasa behar gara ere bere izaera industriala mantentzen eta etorkizunera ere proiektatzen duen gizarte bat izatera queremos más industria para la margen izquierda

casanova jauna zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz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

eskerrik asko gil jauna euskal sozialistak andueza jauna zurea da hitza

eskerrik asko mahaiburu andrea legebiltzarkideok egun on guztioi

hau amaieraren aurrean gaudelako atzera begiratzea ez dakit zeozer onik dakartzan akaso

ondo egindakoa eredu moduan hartzeko eta txarto egindakoa berriro ez errepikatzeko akatsak izan dira logikoki bai bakoitzak jakingo du zeintzuk izan diren eta sei tamainakoak izan diren eta zeintzuk egin duten akats horiek baina uste dut

aurrera begiratzeko etorkizuna hor dago bueltan bultzada eman behar diogu eta

hemen gaur adierazten dugu gaurko akordioa horretarako funtsezkoa da eta uste dut gaurko akordio

sinbologikoki ere uste dut garrantzizkoa dela denok bat

egin dugu gehiengo bat gehiengo oso garrantzitsu bat lortu dugu etorkizuna garatzeko eta lan

bat egin dugu muin horretan etorkizuna garatu egin behar dugu ondare industriala zaindu egin behar dugu enpleguari bultzada

eta ezkerraldeko izaera industrial hori ere mantentzeko konpromiso bat

egin dugu gaur hori da gaurko erronka gaurkoa

eskerrik asko legebiltzarburu andrea legebiltzarkideok sailburu jauna egun on

toda esa deuda ze baserritarrek badakite orientazio oneko lurretan

normalean hor lur badago oso kondizio onak dituztenak

hornitzaile pilo bat ondoan trenaren ondoan itsasoaren ondoan eta beraz hor

aprovechamiento de esas tierras adostu dugun erdibidekoan lehenik eta behin eskatzen dugu garabi

bigarrenik bertan dauden objektuen inbentario bat egitea eta hirugarrenik

lursailen dimentsioa egoera jabegoa okupazio maila eta intereseko beste datu batzuk jasoko dituena yo aquí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

gracias eskerrik asko martínez andrea

eskatzen zuen eta agian gorputzak eskatzen zigun batzuei behintzat

nolabaiteko rekriminazioak egitea eta konfrontaziora jotzea baina momentu horretan horrek ez dio ezer

azken aipamen bat ondarearen inguruan eta uste dut aste on bat izan dela ondare industrialaren legebiltzarrean egindako akordioei esker atzo labe garaien inguruan eta gaur la navaleko

ondareen inguruan uste dut kontzientzia hartu behar dugula makinak ere makinak ere babestu behar ditugula seguraski beste motako monumentuen inguruan gizartean barneratuta dago babesa eman behar dela baina makinen inguruan izango balira

zaindu behar dira azken finean le corbusier arkitekto famatuak esan zuen etxeak ere

historiaren ondare eta lekukotza ematen dizkiguten makinak ere salbatu behar ditugu batez ere gogoratzeko nondik gatozen eta batez ere jakiteko ze errailetik jarraitu nahi duen industria eta industrializazioa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

más gracias eskerrik asko gil jauna euskal sozialistak andueza jauna zurea da hitza

casanova jauna adierazi duzuen jarreragatik eta akordioan

begiratu dezagun bai etorkizunera eta probestu ditzagun aukerak bai

inbertsio aukera bat ikusten dugunean erraztasun guztiak jartzea eta ez trabak ezta

mistoa mistoak ez du hitzik hartu behar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

hirurogeita zortzi boto alde zazpi abstentzio beraz onartuta gelditu da erdibideko zuzenketa

legez besteko proposamena covid hemeretziaren ondoriozko osasun krisian

zerbitzuetan balio erantsiaren gaineko zergari aplikatu beharreko tasa txikitzeari buruz eztabaida eta behin betiko

ciudadanos taldearen ordezkaria den gordillo jaunak dauka hitza ekimena aurkeztu eta defendatzeko

eskerrik asko gordillo jauna zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz euskal sozialistak pérez andrea zurea da hitza

pérez andrea euzko abertzaleak berrojalbiz andrea zurea da hitza

eskerrik asko legebiltzarburu andrea eguerdi on sailburuok jaun andreok

ba zalantza asko sortzen zaizkit más cuestiones originalidad

al sector eta horren guztiaren ondorioz zuzenketa bat aurkeztu genion ekimen honi

eta aplikatu beharreko bezaren zerga tasen aldaketak hainbat eta hainbat sektoreri eragin behar dietela

estetika arloko sektoreak ere barnean izanik hori bai kontuan hartuta uneoro euzko alderdi jeltzaleak beti defendatu izan duela ile apaindegien sektoreari beza murriztea bai kongresuan

baina gure ekimenarekin inpaktua sektore eta zerbitzu gehiagotara zabaldu izan nahi dugu nuestro grupo siempre ha defendido la reducción

zuzenketarik aurkeztu ez duten taldeen txandara pasatuz elkarrekin podemos ezker anitza taldearen ordezkaria soto jauna zurea da hitza

y muchas gracias eskerrik asko soto jauna eh bildu taldearen ordezkaria pinedo andrea zurea da hitza

egun on guztioi gaurko honetan

eta egia da gai hau pil pilean dagoela egun hauetan

izatez sektoreak aldarrikapen asko egin izan dituelako bi mila hamabitik

hainbat aldarrikapenen artean sartzen du bezaren gaia

bi mila hamabitik bizitzen ari diren egoerari aurre egiteko eta eskaera hori madrilera eraman dute

bata eta besteei euren eskaerak agertu izan dizkiete momentu ezberdinetan esan egin da baina horrela da bi mila hamabian pp

hemezortzitik hogeita batera igo zuen tasa gutxitua

eta beste hainbat eta produktu eta zerbitzu

jaunaren bidez ile apaindegien beza

adibidez zinema eta antzerkirako sarrerak askotan hitz egin izan dugun

eta bez asko aldatu egin izan ziren esan dudan moduan asko bueltatu egin dira bere horretara

horretan aldaketa egon zen eta ja esan dira zenbatekoak baina ile apaindegien sektorea nahiz eta madrileko gobernuak aldatu hau da ppk atera eta psoek sartu ba bere horretan jarraitzen du

madrilgo gobernuan zegoenean beraz ppk erabaki zuen sektore honek bez gutxitutik bez orokorrera pasatzea alegia

pentsatzen momentu hartan gutxienez oinarrizko sektorea zenik

gaur hemen pp ciudadanos taldeak eskari hau aurkezten digu eta nik ere aitortu behar dut gordillo jauna oso kuriosoa iruditu zitzaidala irakurri nuenean eta are kuriosoagoa irakurri nuenean gaur hemen eztabaidagai izango zela

batetik estatuko konpetentzia izanda estatuaren zentralitatea goraipatu eta gure autonomia fiskala mesprezatzen duen alderdi bateko kide batek gai hau hona ekartzea kuriosoa gutxienez iruditzen zaidalako

komentatu denez ogasun batzordean bada ere ez da plenoan baina bai ogasun batzordean

bozka eman izan dugulako beraz benetan kuriosoa egiten zait eztabaida hona ekartzea bereziki talde honek eta erantzuna hemen nahi izatea jada madrilen badaukanean mahai gainean erantzuna

jarrera oso argia izan dugu beti eta kritiko agertu gara beti

zeharkako zerga da eta aipatu izan da eta beraz gure ustez zerga injustu bat da zerga

berdin diolako zerbitzuak zeinek erosten duen berdin dio aberats batek erostea edo klase ertaineko batek erostea gauza berbera ordainduko dute

eta kritiko gara ere zeharkako zerga hauen pisua handitzeko azken urteetan izan den joeraz horretaz ere oso kritiko gara

bizitzen ari da sektorea eta horrek sektorean beran aldaketa asko suposatu ditu negozioen itxiera

ulertzen dugu laguntza zuzenak zerga ordainketa atzerapenak sektorearentzako erregulazio markoak eskatzen ari dira edo euren zerbitzuak oinarrizko moduan berriz ere definitzeko

eta euskal herria bildun argi dugu langileen eskubideen defentsa

izango da krisi garai honetan ere eta horretan dihardugu eguneroko lanean y la verdad

pinedo andrea erantzunen txandara pasatuz euskal talde popular ciudadanos taldearen

sinatu duten erdibideko zuzenketa bozkatu dezakegu

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamalau eman dugu bozka hirurogeita hamairu boto alde bat abstentzio beraz